osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua irakurraldi bakarreko prozeduraz euzko abertzaleak eh bildu elkarrekin podemos eta euskal sozialistak talde parlamentarioek egindako estatuko gorte nagusietarako lege ekimena

konpentsazio funts bat sortzeari buruz eztabaida eta

adostasuna dagoenez eztabaidarik ez da egingo eta zuzenean bozketara pasatuko gara ados

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi boto

onartu da iriarte andrearen botoa baiezkoa zen ez du botatzeko aukera izan baina baiezkoa zen gai zerrendako bigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako lege proposamena erretiro

kalte ordainak jasotzearen etetea kentzeari buruz aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

aldeko txandan zeintzuk parte hartu behar dute aldeko txandan

eh bilduk ere damboreneak ere orduan hasiko gara euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunarekin

eskerrik asko hernández jauna eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

egun on denoi lehenik eta behin ongietorria eman nahi diet adostuz eko kideei

herritarrak egin behar duten bezala euren etxe bilakatu dutelako

egiten ari diren lan nekaezin horrengatik erakusten ari direlako eta eredu izaten ari direlako eskubideak lanean defendatzen direla eta ez etxean geratuta hori esanda esan behar dut lege proposamen honen alde bozkatuko dugula guk ere asmoa geneukan lege proposamen bat egiteko

kidegoari aurretiaz jubilatzeagatik eman behar zaien eta onarturiko kalteordainak eta suspentsioan daudenak itzultzeko gure taldeak makina bat proposamen egin ditu

azkeneko proposamena bi mila hemezortziko maiatzak hiruan orain dela urtebete etxe honetan onartutakoa osoko bilkura honetan onartutakoa baina

bete baina pozten gara beste talde batek proposamen hau ekarri izana guk babestuko dugulako ez zegoelako ziur

babestuko zuenik guretzat eduki kontua delako guretzat eskubide kontua delako eta guretzat herritarrak lehenestea delako garrantzitsua beste ezeren aurretik hori da politika ez herritarrak lehen lerroan jartzea edo behintzat hori izan beharko litzateke baina gobernu honek bi arazo ditu lehenengo arazoa

lehenengo arazoa eskuartean dituen arazoak konpontzeko gaitasun gabezi edo bestela da langileen eskubideak ez dituzuela bete nahi eta adibide bezala begira momentu honetan bi kasu oso argiak ditugu bata

zor zaiena langileei bi mila hamaikatik eta uko egiten duzuena zorra ordaintzera

eta beste adibidea hauxe da mufaceko kidegoarena bereziki irakasleak direnak hiru mila bat inguru

ordaintzen die kalte ordaina eta baita ehuko irakasleei ere nik ez dakit uriarte

izan zaitezke aurretiaz jubilatzea erabakiko bazenu zuk kalteordain hau kobratuko zenuke

adibidez eta beste arazoa itxurakeriarena da gauza bat irudikatzen saiatzen da gobernu hau pertsonak dituela baina zer egiten du pertsonen eskubideak eta pertsonak bigarren plano batetan jartzen ditu baina ezin dena izan da

zailtasunak dituztelako edo dena delakoagatik gobernu batetik aurretiazko jubilazioak bultzatu

akordio hori bete ez eta hori da gertatzen ari dena lehenengo krisiaren aitzakiapean bi mila hamabiko dekretuan jasotzen den bezala ez egoera ekonomikoagatik eta momentu batetarako izango zela orain egoera ekonomikoa aldatu da

hainbat eskubide berreskuratzen ari dira neurri batean edo bestean erosmen ahalmenari dagokiona gaixotasunei dagokiena kontratu erreleboarena eta gainera

zeren diktamenean jasotzen den aitzakietariko bat da hau da izapidetze hau oztopatzeko da mahai orokorrean sindikatuekin ez dela akordiorik egon eta egon daitezkeen negoziazioetan interferentzia egiten duela benetan benetan hori pentsatzen duzue

dituzue edo ez duzue eskrupulorik edo tontotzat hartzen gaituzue gainerako taldeak luzatzen eta usteltzen ari den arazo honi konponbidea

langileekin harturiko konpromisoak betebehar gainera neurri hau onartzerakoan jaurlaritzak dirua aurrezten zuen neurri hau hartu zenean bere momentuan dirua aurrezteko ere egin zen eta orain

ez duzue ordaintzen miserable izateraino ondorioz gaur eztabaidagai daukagun proposamenarekin

aukera daukagu mufaceko langileei bi mila hamabitik zor zaiena ordaintzeko

eramatea eta hemen aitzakiak soberan daude soberan daude lege proposamen hau oztopatzeko gobernuak diktamenean jasotzen

zerbait agerian geratzen baldin bada da gobernu honek ez daukala argudiorik ahulezia eta duen borondate falta eskubide horiek eta

jasotzeko ez duela konplexurik diktamenean erakusten duen bezala eta diktamena ere

diktamena oso deigarria da iraingarria ez esateagatik begira saiatzen zarete diktamenean langileria elkarren aurka jartzen

benetan pentsatzen duzue langile batzuen eskubideak betetzea besteak diskriminatzea eta besteen aurka egitea dela benetan agerian uzten duzue ere

ez duzuela zorra ordainduko aitzakia bezala ere erabiltzen duzue diktamenean dauden jubilazio eredu eta baldintza

baina gai honetan ez bagina sartuko ere jubilazioei begira irizpide eta baldintza ezberdinak daude portzierto gobernu honek sustatutakoak

jubilazioak parekatzeko eta egiten direnean beste taldeen aldetik atzera botatzen dituenean diktamenean negoziazio

interferentzia egiten duela eta negoziazio kolektiboa indargabetzen duela argudiatzen da gobernu honek mahai orokorra negoziazio kolektiboa sekuestratuta duenean ikustea besterik ez mahai orokorrean

bi mila hamareko dekretua ez duela bete eta ez duela borondaterik izan betetzeko eta gobernu honen marka bilakatu da

azkenean negoziazio eta akordio gabezia salbuespen txiki batzuk kenduta gero diktamenean ere klaseak ematen dizkigute ekonomiaz eta

zeinek eta krisia nagusia izan zenean

langileen eskubideak murriztera dedikatu zena eta dirua eta baliabide ekonomikoak azpiegitura erraldoietara bideratu zuena horiek dira zuen lehentasunak

diktamenean iradoki nahi den bezala kalte ordain hau da bere momentuan langile publikoko kolektibo batekin lortutako akordioaren

eskubide bat gainera jaurlaritzari diru bat aurreztea

bai bai diru bat aurreztea beraz ez da egia kalte ordainaren ordainketa gastu publikoaren kontentzioan lortutakoa deseztabilizatu eta bidegabekeria bat suposatuko lukeenik eta horren adibidea da begira aparteko ordainsaria

ebazpenean jasotzen zenuten argudioak kostata baina ere erabaki zenean bueltatzea begira zer jasotzen zenuten bi mila zazpitik

eta finantza konpentsazioak behin betiko likidatzearen ondorioz emandako emaitzek aukera ematen zutela aurrekontu oreka bermatzeko beraz

duela beraz eta bukatzeko dei bat goazen behin betiko honi konponbide bat ematera goazen arazo hau duintasunez ixtera eta langileen

betetzera eskubideak direlako eta ez pribilegioak baliatu dezagun ekimen hau elkarrizketari bide emateko eta negoziazioa praktikatzeko eta bukatzeko eajko jaun andreak

ez dakit gonbidapen bat ero iradokizun bat egin nahiko nizueke

egiten diren ekimen eta proposamenak

besteok ekimenak eta proposamenak oztopatzea eta alboratzea horrela gizarteari begira

erantzunak dituzuenak gizarteari begira baina jokabide horren ondorioz badakizue zer gertatzen den

ez zaiela irtenbidea ematen guztion ekarpenak eta proposamena kontuan hartuko balira errazagoa izango litzateke dauden arazoei

ematea ez al da hori auzolana ez al da hori ardura konpartitua korrespontsabilitatea eskerrik asko ubera
aurkako txanda pasatua parte hartu behar du norbaitek ez beraz

eztabaida amaitu denez bozkatuko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez

aintzat hartzen da lege proposamena jarraian boto azalpenera jarraian boto azalpena egingo dugu

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari sailburuak

ez da berria legebiltzar honetan eta ez denez egon eragin ahal dion aldaketarik

hirugarren puntua mozioa julen bollain urbieta elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda bollain jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta

defendatzeko eskerrik asko legebiltzar buru anderea sailburuok
legebiltzarkideok hasiko naiz koadrila eta gertuko hainbat kasu jartzen

erakusten dituztenak itxaso

astero berrogeita hamabost bat ordu lan egiten ditu hau da bataz bestek hamaika ordu egunean kontratuak diona baino hiru ordu gehiago eta hiru koma sei euro neto irabazten ditu egindako ordu bakoitzeko soldata

eta dirudienez pasa den ostiraleko erantzunak

todo normal asier orain hogeita bederatzi urte ditu bi mila hamabi itzulpengintza eta interpretazioan lizentziatu zen

bi mila hamalauan gradu batekin hasi zen zeren etorkizunean

bi mila hemezortzian asier lizentziatura bat ekonomian gradu bat eta master bat zeukan

euro hilean ez du itzulpen egiten ezta

ezagutzen baina patatak non dauden behintzat badaki eta artolazabal andereak dio hau gure gazteria zaintzea dela acabo jon treinta años

eskerrik asko bollain jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak romero anderea zurea da hitza

guztiori harritu egiten nau oposizioa errealitatea desitxuratu eta interesatzen zaizkigun datuak mahai gaineratzeko hartu duzuen abilezia hori zeren orain arte datuetan denok bat egiten genuen eta denok onartzen genituen zeintzuk ziren

hobetzen doazen baina gaur egun oposizioak hartu du jarrera hori datu txarrak bakarrik mahai gaineratzeko eta orain nik egin nezakeena zen datuak hobera doazen datuak eta argia sartzen duten datu horiek mahai gainean ekarri

inongo zentzurik ez daukan eztabaida batean ez dut uste horrek inora eramaten gaituenik eta zorionez pentsatzen dut aurrera begira txostenak erakutsi digula ba gazteak zuek irudikatu nahi dizuen

bere gain horrela hartzen zeren datuek erakusten dute ehun puntutik hirurogeita bederatzi ematen dizkiotela egungo egoerari

arriskua daukatenak edo ikusten dutenak gero eta gutxiago direla

ehuneko laurogeita biak prestakuntzari lotutako lana izatea ehuneko laurogeiak aurreikuste du eta hor joera gorakorra da derrigorrez

txikiagoa da datu hau eta emantzipazioa zapuztuko dela egia da oraindik ere ia erdiak aurre ikusten duela eta horri aurre egin behar diogula eta horren aurrean hartzen duzuen jarrera aurrean zuen alternatiba zein da zer eskaintzen diozue zuek gaztei alternatiba berri bezala zeren interpelazio entzun ondoren eta ikusitako jarrera eduki ondoren

horiek gazteriarengan eragina daukatenean biltzea planen plan bat

laugarren gazte plana hori eta bere zeharkakotasun horiek hartuta

gazteriarengan eragina izan dezaketen plan horiek eta gazteria txertatu behar den plan

argia dira gazte politika integralen garapena egitea

eta ebaluazioa egin ahal izatea eta elkarlanerako eta koordinaziorako formulak ezartzea berrikuntza moduan eta gazte politiken integralekin

parte hartzea beraz nik uste dut denok argi daukagula gure tokia

plan berezietan geratu behar guk ere uste dugu jaurlaritzak martxan jartzen dituen politika desberdin horietan gazteen ikuspuntua egon behar dela eta gaztei eregiten dieten ikuspuntu edo

enplegua eta etxebizitzari dagokion politiketan bertan egon behar dela gazteentzako tokia eta

diagnosian egiten duena aztertzen duan horrek hori egiten duela eta adibidez enpleguko datuetara jotzen badugu

hogeitik beherakoak zein egoeratan dauden hogeitik hogeita bostera zein egoeratan dauden eta hogeita bostetik hogeita hamarera incluso gehitzen da

ere bai beraz guk pentsatzen dugu hori egiten dela eta nik uste dut guzti honekin erakusten dela inork ez daukagula giltza magikorik

aldatu nahi dugun egoera honetarako lan egin behar dugula denon artean egin behar dugula eta horregatik guk zuk aurkeztutako mozio honetan bertan egon nahi genuen eta akordio bat eduki nahi genuen uste dugulako denon artean egin behar dugula zeren oraindik

egiteko eta egia da datu gehienak hobekuntzarako tarte zabala erakusten digutela eta indarra jarri behar dugula egoerari buelta emateko egia delako gazteak

hobekuntza hori eta krisi egoeran gaudenean egoera horretan

gazteria politikak eta egiten dugun politikan gazteria bera ere bai

soldata lehen aldiz mila eurotik gora igo da ez da nahikoa badakigu langabezia bost urteetan hamaika puntu jaitsi da ez da nahikoa badakigu

datuz datu sartu nahi horretan ze nik uste dut gure diskurtsoan ere bai nabaria dela beste fase batean aurkitzen garela ze

begirada jartzen genuen ikasketetatik lanerako salto horretan

eta gaur egun hitz egiten dugu lurreratzean salto horren lurreratzean lanera iristen garenean baldintza honenetan egin nahi dugula eta horrek erakusten du pausuak eman direla

datu guztiak eta egia da oraindik lortzen den enplegu horren kalitatean asko daukagula hobetzeko baina martxan jartzen dira ere horren aurre politikak eta horren aurre egiteko politikak ze azken finean gazteak bizi duten prekarietateari aurre egiteko politikan martxan jartzeak denok uste dut nahi dugula

adibide bat jartzeko lehen aukera programan adibidez urtez urte egiten den deialdian soldata kopuru minimo hori igotzen doa eta hori betetzen duenak eta gainera

erakusten duela badagoela konpromiso bat kalitate horretan aurrera erakusteko beraz nik uste dut datuak erakusten dutela aurrera goazela gure diskurtsoak ere bai erakusten dutela aurrera goazela eta beste pase batean gaudela badaudela proiektu asko martxan

ikusi behar dugula funtzionatzen duten edo ez funtzionatzen duten horiei indarra eman eta ez dutenak funtzionatzen ikusi zergatik eman den eta zertan hobetu

egoerari aurre eginez azken finean errealitateari egin behar diogu aurre nik uste dut politikan sinestea dela momentuan errealitatean bizi duguna eraldatzeko gaitasunean

errealitatea daukagun errealitate horri aurre egiteko eta bilatzeko gazteentzako ona den hori lan egin behar dugula besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

ruiz de arbulo jauna eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

egun on guztioi egun on denoi nahiz eta uste dugun ekimen honek ez duela asmatzen eta ez duen gazteriak

eajko ordezkariak gurrutxaga andreak oso argi utzi duen bezala eta

adierazgarria dela gaurkoan berriro ere gazteen egoeraren inguruko ekimen bat eztabaidan izatea ganbera honetan eta hori balorean jarri nahiko nuke horrek adierazten duelako alde batetik gazteetaz ardura badagoela eta

eragiten dieten arazoak eta bestetik adierazgarria da ere baina adierazgarria baino kezkagarriagoa da

jarraitzen dutelako arazo estrukturalak berdinak direlako eta hauei konponbidea emateko erakutsitako ezintasunak kezkatzen gaitu

argitaratutako euskadiko gazteen egoeraren azken diagnostikoan lehen aipatutakoa esaterako bertan konfirmatu egiten da beste behin ere hainbat joera estrukturalak eta hauen tendentzia aldatzeko urkulluren gobernua izaten

ez zituela lehen datu onak emango eta datuen zera gerra batean sartu behar ganbara honetan gaurkoan eta azkenean eman ditu ba nik

esan egingo ditut eta hona ekarriko ditut ere demografiari erreparatuz esaten genuen azkeneko

ditugula euskal autonomia erkidegoan gazteen jarduera tasa beherazko joeran jarraitzen du azken hamarkadan

emantzipazio adina europako altuena da seme alabak lehendabizi izateko adina ere altuena da

kezkagarriena eta hau da guretzat kezkagarriena dena oso baxua da beren gurasoak baino zoriontsuagoak izango direla uste dutenen kopurua uste dutenen gazte kopurua ehuneko hamairura ez da heltzen azken deustobarometroan

gazteen prekarizazioa da herri honek esku artean duen egoera larrienetako bat

ez dago publikazio ez dago ikerketarik egoeraren larritasunaz ohartarazten ez duenik prekarietatea baino ezagutu ez duen belaunaldi baten aurrean gaude gazteen prekarietatearen aroan bizi gara

hezi eta bizi delako eta kezkagarriena aurrera begira hobe bizitzeko ametsak lapurtzen dizkie gazteei

denbora agortzen delako esan dugun bezala eta sistema kapitalista eta neoliberal honek

esaten ziguten geroz eta formakuntza hobeagoa izan orduan eta lan hobeago bat izango genuela lan baldintza duinagoekin eta ez da horrela izaten ari hitz egiten zen mileuristen generazioaz eta egun mila euroko soldata helburu

ari da eta ez badugu politika publikoen bitartez neurri ausartak abiatzen okerrera joango da egoera zalantzarik ez izan merkatu libreari

mugak jarri behar ditugu politika publikoen bitartez jausi bat emateko momentua da behar den guztietan esango dugu

zuritzen saiatzen dutela euren burua baina argazkia errealitatea diagnostikoa lehen esan den bezala oso argia da eta guztion artean konpartitua da

politika esanguratsuen bidez gazteen emantzipazioa eta zoriontasuna helburu eta guk norabide honetan norabide horretan ekimen ezberdinak ekarri ditugu

aurkeztuta ditugu eta aurkeztuko ditugu ere berriak ekimen eta neurri zehatzak pisuzkoak egingarriak eta kontsentsu politikotik behar direnak horregatik duela azkeneko plenoan atzeratu genuen legez besteko proposamen bat behar den moduan talde politiko ezberdinekin lantzeko aukerarik ez genuelako izan eta baita ere elektoralismoaz

garrantzitsua dela neurri efektiboak eta zehatzak planteatzen dituzten ekimenak behar den moduan jorratzea onartuak izan daitezen

zer nolako inpaktua duten politika publikoak hori jada egiten ari da gobernua gure ustez hori ez da gakoa baizik eta

berriki jaso dugun eta gurrutxaga andreak esan duen bezala urteko euskadiko gazteen egoeraren diagnostikoan hor kontsultatu eta berez uste dugu hori ez dela gakoa hirugarren puntuarekin ados gaude eta hau da alde bozkatuko genukeen puntua uste dugulako esparru honetan

ez da bermatuko bakarrik soilik laugarren planean jasotzen den batzorde

urtean lautan edo batu egiten den baina hala eta guztiz ere uste dugu hori badela

eta horregatik horren alde egingo dugu eta laugarren puntuari erreparatzen baldin badiogu eta amaitzen noa

ba aztertu dugu bai eustaten eta bai gazteen euskal behatokian eta datuen segregazio hori egiten da gobernuak egiten du eta gurrutxaga andreak esan du aldez aurretik hamabost eta hogeita bederatzi urte bitartean

egiten dira azterlan horiek baina adin tarte horren baitan ere hamabost hemeretzi adin tartea segregatu egiten da

adin tarte horiek moldatu egiten dira hobeto delako edo

gurrutxaga anderea nik ez dut datu bat ere ez erabili baina ez dut datu bat ere ez erabili ez gaur

bollain jauna euskal sozialistak romero anderea zurea da hitza

bollain jauna datuak esaten dut baino oposizioen orokorrean batzuk datuekin

zuk nahi izan dituzun egoera subjektiboak ekarri zure inguruan dauzkazun egoera subjektiboak ekarri datuak ekartzen dituenak behintzat objektiboko mahai gaineratzen dituelako eta

dagoela horrelako egoerak datuak jartzerakoan eta zuk egin duzunarekin oraindik eta ageriagoan

gelditzen da hori estarrona jauna nik ez ditut datuak ukatzen eta ez naiz ere

erortzen nik ez ditut gaizki dauden datuak ukatuko eta badakigu lan asko daukagula egiteko horren aurrean baina esan nahi dudana da ez dudala erori nahi joko horretan non batzuk etorriko garen datu onak mahai gaineratzea eta besteak txarrak ez dudalako uste horrek gazteei ezertan

besterik ez argi dagoena dela ez dugula erabaki bat hartu eta guzti hau konponduko asko daukagulako

egoera honi buelta ematen laguntzeko eta guk uste dugu ez dugu pentsatzen politika berriak behar direnik baizik eta analisia egin beharko dela ebaluatu egin beharko dugula egiten den gauza bakoitza zer funtzionatzen duen zer ez duen funtzionatzen nola egin behar den hori funtzionatzeko eta horren aldeko apustua egiten dugu guk uste dugu

adibidez bageneukan helburu orokor bat zela

eta helburu hori betetzen ari da egia da lehenengo lan esperientzia edukitzea ez dela nahikoa eta lan hori

aipatu dut lehen igotzen goazela deialdi bakoitzean soldata kopuru minimo hori lortzeko diru laguntzak ere bai

aldatzen goazela horregatik ez dut uste beti politika berdinak direnik baizik eta momentuan momentuko egoerari erantzuteko eman behar diren berrikuntza edo aldaketak ematen direla aipatu dut sailen arteko batzordea sortu dela lehenengo aldiz laugarren gazte plan honetan

laugarren gazte planak zer egin nahi duen laugarren gazte plan hau planen plan bat da lehen ere horrela adierazi dut eta urteko programazio eta ebaluaketa egiterakoan

jartzen du urteko programazioan sartu beharreko ekimenak identifikatzeko eta zehazteko lan egingo da eta gainera eusko jaurlaritzan lantzen diren plan estrategiko berriak edo aurreikusita dauden guztietan

plan estrategiko horietan beste sail batzuetan dauden plan estrategiko horietan eragina izan nahi du sailen arteko batzorde honek plan desberdinak jasotzen dituelako

gehiago ematen ari dira unibertsitatean duela sei urte baino gehiago inplementatzen da

egiteko ekintzak eta horrek erakusten du gainera gaur egun

azaltzen da nola lanetik ikasketetarako laneratze hori ematerako orduan gazte formatuak errazago daukaten hori egitea eta

horri aurre egiteko eta hemen badauzkat berak europan dauden eredu desberdinen aurrean euskadiri proposatzen dizkion datuetan esaten digu

formazioa ematea hiru mila gazte dauzkagulako egoera horretan eta jaurlaritzak badauka proiektu esperimental bat honen aurrean

talde formazioa ematea lanbiderekin lehen kontaktua izaterakoan eta hor dago

proiektu berriak martxan ezin dela egotzi berdinean gaudela baizik eta egiten direla behar diren egokitzapenak eta berrikuntzak egoera honi buelta emateko eskerrik asko
eskerrik asko gurrutxaga anderea talde popularra ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

a su iniciativa uste dugu zentzu horretan fondora doazen planteamenduak eta ekimenak behar ditugula ganbera honetan gazteriaren egoera larria da denbora agortzen doa eta egoera irauli

asko entzun genuen prekarizazio hitza euskal herriko kolore

eta nahiz eta ez den argi esaten prekarietatea gazteen bizi proiektuen

bere irabazien mesedetan eta gaztea eta emakumea bazara zer esanik ez etorkizun hobe bat izateko espektatibak

lehen esan dudan bezala eta eman dudan datu horren arabera eta
hori da gure gazteriaren isiltasuna mesedez kondenarik latzena ziurrenik

zoriontsuagoak izango diren gazteen kopurua hemos nacido para vivir bizitzeko jaio gara zioen gazte antolakunde batek duela hiru urte eta determinazio horretatik abiatuta aurten eta

gutxi batzuk bulkada berrien garaia dela aldarrikatuz

topatu ziren lemoan ez zuten hizpide adin tarteen segregazioa ezta ere adina zein izan behar duen baizik eta batez ere euren prekarietateaz eta euren bizi baldintzetaz eta emantzipaziorako

aritu ziren batez ere eta herri honetan dituzten beste arazoen inguruan baina ez gaur hona ekarri den iniziatiba honen inguruan ezta

aldarrikatzen ibili ziren eta bulkada berriak sortuko ditu euskal herriko gazteriak eta hurrengo mobilizazio masiboak gazteena izango dira herri honetan ez izan

instituzio honetatik legebiltzarretik gobernuari behin eta berriz esaten ari gatzaio bulkada berriak behar duela egoerak politika berriak

horretara bultzatu behar dugula bere konfort egoeratik mugiarazteko eta hor jarri behar ditugu indarrak eta hor bilatu behar ditugu lehen aipatu ditudan

neurri zehatzak eta neurri determinanteak euskal herria bildu horretan arituko da buru belarri eskerrik asko estarrona jauna
eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa zuek esan duzue puntuka nahi duzuela pentsatzen dut ez dagoela problemarik puntuka bozkatzeko baina nola

ditugu bat bi lau puntuak erdibideko bat bi lau puntuak bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zortzi boto aldekoa hogeita sei abstentzio beraz onartuta geratu dira bat bi lau puntuak jarraian hirugarren puntua bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz onartuta

gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskal merkataritza txikia suspertzeko larrialdiko neurri bereziak hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko

eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eta zoritxarrez hau ez da datu isolatu bat ez da soilik gertatzen bizkaian eta ez zen soilik gertatu bi mila hemezortzian merkataritzaren sektorea oso egoera kezkagarri batean murgilduta dago aspaldi

ez du ematen suspertzeko zantzurik kontrakoa ematen du egoera okerrera egiten duela badirudi eta askotan beste gai batzuetaz hitz egiten komentatu dugu teknikoki krisia eta datu ekonomiko makroei dagokionez amaituta dago eta hazkundeetako

jarraian baina merkataritzan suspertze hori ez da nabaritu bi mila zortzi eta bi mila hemezortziren tartean hamar urte horietan merkataritzaren establezimendu kopurua ehuneko

murriztu egin da langileen kopuru orokorra ehuneko bi koma zortzi murriztu da baina autonomoen artean hau da normalean dendari txikien izendapenean

zortzikoa hainbat azpisektoreetan adibidez etxerako ekipamenduetan hamar urte horietan establezimenduen ehuneko desagertu da lehen aipatzen genuen nola elkarte batek

historiako txarrena jotzen zuela baina beste datu gehiago daude

hirurehun denda itxi ziren pasaden urtean eta ez da esaten nuen moduan kontu isolatu bat urtero ematen eta errepikatzen ari den fenomenoa da bizkaian denden ehuneko bi desagertzen ari da denden ehuneko bia donostia aldean hamar urteko epealdi horretan bederatziehun denda desagertu dira eta gasteizko eskualdean bostehun denda nik askotan esaten dut merkataritza txikiaren desagerpena aldaketa klimatikoa bezalakoa dela

ez da etorkizuneko mehatxu bat ez da zerbait gertatuko dena etorkizunean da dagoeneko gertatzen ari den gauza bat egia da erritmo motel batean gertatzen denez

baina gertatzen ari da eta gertatzen ari dena da merkataritza txikiaren hondamendia estatu batuetan merkatal gune handien desagerpenari buruz hitz egiteko termino bat asmatu dute apocalipsis retail baina uste dugu ere

kokatzen ari garela eta badaude egoera azaltzen duten faktore ezberdinak

izan daiteke hazkunde ekonomikoa egotea eta ekonomiaren sektore inportante batean

edukitzea beraz azalpenak egon behar dira eta azalpenak egokiak ematen baditugu konponbideak ere topatu ditzakegu

helburua faktoreen artean nik lehenengoa aipatuko nukeena jendearen erosmen ahalmenaren murrizketa hemen askotan hitz egin dugu soldaten inguruan

hazkunde ekonomikoa egonda ere jendearengana ez dela heltzen

eta horrek inpaktua dauka jendearen erosmen gaitasunean eta nola ez merkatarien salmentetan

egonkortasuna bere lanean bere kontsumo gaitasuna murrizten da eta beraz dendariek gutxiago saltzen dute egon dira beste faktore batzuk

krisiaren aitzakiarekin ordutegiak zabaldu zonalde turistikoak ezarri ordutegiak eta jai egunetan irekitzeko

ez dio onik egin merkataritza txikiri

merkataritza elektronikoaren agerpena eta fenomeno hauek etorri dira gelditzeko elkarbizitza antolatu egin behar da

artean bakarrik eman dezagun pare bat datu honen inguruan eaen merkataritza elektronikoak urtero ehuneko hogeita bosteko hazkundea daukala azken urteotan eta dagoeneko salmenta guztien ehuneko hogei errepresentatzen du hau da bostehun bat egia da errealitate hori kontutan hartzekoa dela uste dugu

tartean politika publikoak uste dugu bai estatu mailan bai politika publiko desegokiak egon direla merkataritzari dagokionez hemen gure komunitatean aurrekontu mailan ez nahikotasun kroniko baten aurrean kokatzen

merkataritza sektoreak errepresentatzen duena ekonomia eta jasotzen duen diru laguntza edo suspertze politikoak finantzatzeko aurrekontu publikoaren artean

merkataritza eta turismo sailak ez ditu eduki azken boladan harreman egokiak sektoreko interlokutoreekin hartu ditu neurri desegoki batzuk tartean ikusmer behatokia desagertaraztea ez da gai izan

desagerpenaren aurrean arintasunez eta prestutasunez erantzuteko eta egoera konpontzeko mugak jartzeko merkatal gune handiei merkatal gune handientzat dena izan dira erraztasunak bai jaurlaritzari dagokionez baita ere jaurlaritza sostengatzen duten alderdiek instituzio batzuetan batez ere udaletan bultzatu duten politiketan eta merkataritza elektronikoaren hainbat erraldoiei ere alfonbra gorria jarri zaie

hona hainbat neurri eta egia da neurri hauekin aplikatuz gero eta aprobatuz gero ere ez genuke konponduko daukagun

ibilaldi luzeago baten lehenengo urratsak izan zitekeela gure ustez hainbat gai gakoen inguruan konponbideak eta ekarpenak egiten

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuko gara euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

azaldu ditu guk aurkeztu dugun zuzenketaren gorabeherak nik uste dut oso ondo azaldu dituela

horretan ez nahiz gehiago jardungo bai ordea saiatuko naiz azaltzen edo eskaintzen merkataritza txikiak edo tokiko merkataritzak pairatzen ari den egoeraren ikuspegi zabalago bat ikuspegi

eh bilduk aurkeztu duen legez besteko proposamena egin duen diagnostikoan eta baita ere proposatzen dituen

eta diagnostikoan baita ere nik uste dut ez duela diagnostiko erabat zuzena egin ikuspegi orokorra eduki behar da

horretarako jaurlaritzak bere barruko gorabeherak aparte hori ez da inportantea inportanteena da jaurlaritza honek eta sail honek plan estrategiko bat tokiko merkataritza bultzatzeko eta tokiko merkataritza babesteko eta hori da inportanteena kasu honetan denak ados gaude esaterakoan

ez dut nik horretan gehiago sakonduko ze aipatu da eta beti aipatzen dugu denak nahi dugu eta nik uste dut hori baita ere azpimarratzekoa da

berriz diot ondare sozial kultural eta ekonomikoa delako baina onartu behar dugu eta sektoreak gu baino hobeto daki ez bakarrik aldaketa denbora batetan dabilela

benetako eta eraldaketa oso sakon batetan murgilduta dagoela eraldaketa ez aldaketa baizik eta eraldaketa eta oso sakona enpleguari buruz eman dira datu batzuk eta uste dut

ondo aipatu dituela eta bere osotasunean baita ere merkataritza edo denda

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea euskal talde popularra lópez de ocariz anderea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea

egun on denoi eskerrik asko mahaiburu anderea

nos encontrarán eskerrik asko eskerrik asko garcía anderea erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria

euzko abertzaleak uribe etxebarria jauna bertatik bai

presidente anderea oso labur izango naizelako

ez gaudela kontra esan nahi dut zuk aurkeztu dituzun neurrien kontra

ikuspegi oso urria dela eta ez gaudela kontra frogatzen du zuzenketa bat aurkeztu dugula

pentsatzen dugu gurea zurea baino hobeagoa da baina

deskalifikazio orokor bat bezala baizik eta ikuspegi oso oso urria duela eta

ikuspegia askoz ere orokorragoa eta pentsatzen dugu

duen gai askoz ere gehiago eta funtsezkoak

behin eta berriro plan estrategikoa eta plan estrategiko hori martxan jartzen ari dela bueno zentralitatea gaurtik aurrera ez dakit mundua jaio dela eskubidea daukazu zuk nahi duzuna beste defendatzeko baino ez

eta jaurlaritzak baita ere aspaldidanik saiatzen ari da sektorearekin batera errealitate honetaz ari da okupatzen eta ari da bultzatzen eta gero densidad comercial

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hemezortzi boto aldekoa hogeita hamazazpi contra hogei abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto hiru contra hogeita hamabost abstentzio beraz osoko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena aiaraldea errekuperatzeko eta suspertzeko ponentzia sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

bai eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on eta bereziki eguerdi on eta ongi etorriak izan

aiaraldea berreskuratzeko eta suspertzeko ponentzia sortzeari buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagai amurrio

eta arrankudiaga zollo da gure eskualde naturala

soziologikoa nahiz eta geografiko liburuek beste gauza bat esan dakizuen bezala arabako eskualde

bat da bizkaia eta burgosekin muga egiten duen eskualdea hirurehun eta hogeita hemeretzi kilometro karratuko hedadura duen landa horietan hogeita hamalau mila biztanlerik gora bizi gara

guk ez genuke esango aiaraldeko industria hiltzear dagoenik baina ezin dugu ukatu zonalde honetako jasan behar izan duen birmoldaketaren ondorioak larriak izan direla eskualdean ekoizten den balio erantzi gordina gero

aiaraldean industriaren pisua gero eta txikiagoa da hirugarren sektorearen mesedetan izan ere azken urte honetan

deslokalizatu egin dira edo arazo larriek bizi irauten dute eta adibide batzuk jarriko ditugu aceros laudiokoa norten arakaldakoa vicalde laudioko

areetakoa enpresa guzti horiek itxita daude eta adibide gutxi

langraiz okako los llanos poligonora mugituko da eta ondorioz hor lan egiten duten berrehun pertsonen etorkizuna zalantzagarria da

industrializazioaren argazkia hau da egoera eta egoera latz honi esker mila enplegu baino gehiago suntsitu dira bakarrik lanpostu zuzenei dagokionez honi gehitu beharko genieke zeharkako lanpostuak ezin dugulako ahaztu enpresa handiek kanpoko

behar dituztela produkzioa ateratzeko eta handia jausten bada berarekin enpresa txikia eta autonomo asko

menpekotasun handia izan zuela eta izan duela egoera industrialaren argazkia egin dugu orain falta zaigu ondorioetan azpimarra jartzea eta lanpostu suntsitzearen ondorio lantzena pobrezia eta arrakala soziala da horregatik

historikoak daude langabezi tasa eaeko altuenetarikoa amurrion eta laudion esate baterako ehuneko

gorakoa da eta askoz altuagoa gazte eta emakumeen artean beste aldetik hainbat adierazlen arabera

zonaldea eskualdeko udalerri gehienetako errenta maila autonomi erkidegoko bataz bestekoaren azpitik dago eta ezberdintasunak esan bezala are nabariagoak dira gizonen eta emakumeen artean

eta argi esan behar dugu pobrezia maila altua izatea ez datorrela egun batetik bestera

aurrean gaudela bere garaian garaile izan zen eredu produktiboa desagertu egin delako eta honen aurrean ez da sortu

estrategiko bat behar dugu sektore berria edo berritua ezarri behar da punta puntako teknologiako ereduan oinarrituta finean bilatzen duguna da eredu produktibo

industria aurreratua instituzioen arteko konpromisoa eta parte hartze soziala lau ardatz horietan oinarritzen den

erakundeen aldetik gaur inoiz baino gehiago aiaraldeak arreta berezia merezi eta behar du legebiltzarrean legebiltzarraren eta jaurlaritzaren aldetik eskualdea suspertzeko esfortzu guztiak beharrezkoak dira bai eta inplikazioa ere gure ustez lortu dugun akordioa zoriontzekoa da eskerrik asko tellería jauna

eta esan bezala espero dugu erdibideko hau aho batez onartzea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko telleria jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea elkarrekin podemos

nola egon ekimen honen aurka nola egon gu ez gara honen aurka eta alde bozkatuko dugu

baina alde bozkatuko dugu eta galdera ez da bai ala ez izatea baizik eta

zertarako aztertu behar dugu eskualdearen egoera zertarako osatu behar dugun ponentzia eta zertarako erabiliko dugun ponentzia hortik aterako duen txostena

azken finean garrantzitsuena ez da ponentzia osatzea baizik eta

eta neurri horietatik zeintzuk jarriko diren martxan

nola egin behar dugu pertsonen bizitza hobetzeko eta horrela

erabakiko dugu nola hobetuko dugu

eskualdearen bizimodua eta horretan garrantzitsuena funtsezkoena da paper instituzionala aztertzea

bai zure baimenarekin presidente andrea eserlekutik erantzuteko batez ere corcuera andreari

eskerrik asko blanco anderea euskal sozialistak corcuera anderea bertatik

euskal talde popularraren ordezkariak ez du hitzik hartuko eta elkarrekin podemos
becerra jauna zurea da hitza bueno no tenga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

boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena tokiko eta hurbileko merkataritza sustatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den bollain jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

kaixo berriro ere guztioi elkarrekin podemos

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den casanova jauna zurea da hitza

merkartalgune handiak zerga bereziak eduki behar dituztela eta gu zerga horren ezartzearen alde gaude

eta aurrekontuan hori jaso egin behar dela eta horretarako ere lehen proposamen bat luzatu dugu baina

guk egin dugu zuzenketa zabalago bat guk egin dugu zuzenketa bat merkataritzaren hiru hanka nagusien fiskalitatearen inguruan bidea jorratzeko proposatzen duena guk nahi dugu

zerga berri bat ezartzea merkatalgune handientzat eta uste dugu juridikoki ondo oinarrituta dagoela eta indarrean dauden hainbat lege jasotzen dituzten argumentuak

badakigu oinarri juridiko sendoa daukagula eta badakigu jarduera horiz zergapetu daitekeela eta nahi dugu gainera hori egin dadila nahi dugu merkataritza

eta gure apaltasunetik eta jakinda nazioarteko fenomenoa dela eta oso fenomeno konplexua dela baina behintzat

merkataritza elektronikoaren fenomenoa gaur egun bezala ez jarraitzeko eta gaur egun daukan inpunitate fiskala ekiditeko hori ere proposatu dugu eta hirugarren hanka da merkataritza txikia hor helburuak ere ezberdinak

merkataritza txikia sustatzea zailtasunetan dauden dendak bultzatzea eta sektoreari

hori da eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

kontutan izanda baita ere gaur bertan honi buruz ere eztabaidatu dugula

uste dut gauza guztiak esanak daudela baina beno gutxienik gure posizioa grabatuta geratu dadin era

adierazi nahi ditut alde batetik bollain jauna nik uste dut zalantzarik ez dago legezkoa dela zuk proposatzen duzuna

zerga berezi bat jartzea hori jurisprudentzia eta hemen aipatu da eta baita ere badaude adibide batzuk frogatzen dutela argi eta garbi hori erabat legala dela baina pentsatzen dugu lurralde bakoitzak dituen egoerak desberdinak izan daitezkela eta

geure erakunde fiskalei eskatzea zerga hori ezarri dezaten

guk nahiago dugu erakunde horiei eskatzea aztertu dezatela zerga hori jarri bai ala ez eta zer nolako

gero aipatu da baita ere finalista zuk ematen diozu hemen

hori ez da bidezkoa eta ez dut gehiago sakonduko beste bozeramaile batzuk adierazi baitute eta gero azkenik bollain jauna uste dut eta uste dugu zure proposamena oso mugatua dela oso mugatua dela eta aurreko eztabaidan baita ere puntu horretan nik azpimarratu

merkataritzaren egoera aztertzerako orduan ezin dugula era partzialean aztertu eta begiratu baizik eta era orokor batetan kontutan izanda gaur egun digitalizazioa eta merkataritza online fenomenoa

tokiko merkataritza edo tokiko denden den denei beraz oso mugatua

onartuko eh bilduk aurkezten duen zuzenketa aldiz bai hori kontutan hartzen du eta baita ere hirugarren puntu bat

guk pentsatzen dugu geure erakundeek egin behar dutena da aztertu aztertu posibilitate hori aztertu saltoki handiei

zerga berezi bat bai ala ez aldez aurretik eta momentu honetatik

guk agintzea gehiegizkoa iruditzen zaigu momentu honetan gu ez gaude kontra alde baizik eta eskatzen duguna da dagokien erakundeek aztertu dezaten bere konplexutasun guztiarekin eta

aurkeztu dugun testuaren espiritua

ez du mugatzen zeren merkataritzaz hitz egiten dugu

ez handia baizik eta merkataritza bere osotasunean eta hor dena sartzen da eta eskatzen duguna da aztertu dadila

ezer baldintzatu gabe eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna

damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza

mugatua zela ekimena baina esan dut hasieratik

casanova jauna eh bilduren

por tanto gu busti gara guk esan dugu pentsatzen duguna eta pentsatzen duguna da zerga hau existitu egin behar dela

eta suposatuko du noski diru bilketaren handitze bat eta pentsatzen dugu hori

baliabide gehiago eta baliabide kasu honetan fiskalitateari dagokionez abantailak eta beti legalitateen filtro horiek

gaur egun dagoen linboan eta behintzat horri ere ekin beharko diogu

gaurko proposamenak eskatzen zigun hainbat lotura eta hainbat nahasketa

hemen aprobatutakoa aprobatu ezkero eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

zurea da hitza bai
zure baimenarekin eserlekutik egingo dut oso laburra izango naiz bollain jauna

bozkatu gure zuzenketa eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria damborena jauna zurea da hitza

damborenea jauna eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos taldeak proposatu duen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hamaika boto aldekoa berrogeita sei contra hemezortzi abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinaturiko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hamaika

erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortu dugunez osoko